hasiera emango diogu eta egingo dugu minutu bateko isilunarekin

gai zerrendari ekin aurretik gogoratzen dizuet larrauri legebiltzarkideak botoa bere taldeko bozeramaileari eskuordetu duela

beste baterako utzi dela gai zerrendako lehenengo puntua bakarrik dauden adingabe migratzaileak babestu eta lurralde artean lekualdatzeko jarduera koordinatze aldera jarduera protokolo orokorra

hitzarmen horren aurka aurkeztu duen idazkiari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena aurkako txandan

ez du hartu behar parte beraz zurea da hitza martínez andrea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

erantzunen txandan martínez andrea zurea da hitza

eztabaida amaituta bototara jarriko da aurkako proposamena bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamar eman dugu bozka bat boto alde setenta contra beraz

onartu gai zerrendako hirugarren puntua mozioa rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua osakidetzako lan eskaintza publiko berrietan neurri zuzentzaileak hartzeari buruz eztabaida eta behin betiko

ekimena aurkeztu eta defendatzeko egun on

interpelazioaren ostean mozioa erroldatzea erabaki genuen legebiltzarretik bultzadatxo bat emateko osakidetzako mahai sektorialean egiten ari ziren negoziazioei ba langileekin adosteko lan eskaintza berrian txertatu beharreko neurri

adostu gabe eta horregatik pentsatzen genuen ezinbestekoa zela neurri zuzentzaile horiek langileekin adostea

baina aurreko ostegunean badirudi interpelazioan osasun sailak aipatu zituen negoziazio horiek ustezko negoziazioak amaitu zirela hasi orduko negoziazioak amaitu ziren eta gainera ordura arte ere gisa horretako akordioak sinatzen

sindikatuak ere kanpo geratu dira alegia sindikatu guztiak beraien desadostasuna adierazi dute eta kanpo geratu dira osakidetza bakarrik geratu da bakar bakarrik eta osakidetzak aldebakartasunez jokatu du eta jokatuko du gainera eragile desberdinak

hainbat eragilek eginiko neurri zuzentzaileak berehalako aplikazioa egiteko bideratuta zeudenak

neurri zuzentzaileen eremu horretatik neurri batzuek hartuko direla

neurri horiek ez dutela inpartzialtasuna eta aukera berdintasuna bermatzen beraz zer pentsatu behar dugu

egoera honetan lehenengo interesatua osasun saila eta osakidetza zirela langileekin adosteko beraiek interes berezia izan beharko luketela langileekin adosteko neurri zuzentzaileak osakidetzaren izena garbitzeko baina badirudi

egiazki oinarrian agian praxi horiekin bat egiten dutelako edo eta elektoralki

balantzan jarrita erabaki da orain arte bezala berdin jarraitzea edo agian pentsatu da

egoera ikusita inor ez dela ausartuko filtrazio horiek egitera

oinarrian dauden arrazoiak jokabide honekin aurrera egiteko eta orain arte indarrean dauden praxiak mantentzeko baina

zeren helarazten den mezua da gobernuak gisa horretako jokabideak babesten dituela eta gainera inpunitate eremu hori dagoela eta babesa dagoela zeren

josiak egon zirela pentsatzen genuen hori inork ez zuela zalantzan jartzen ukaezina dela eta esango genuke osakidetzak eta osasun sailak ere hori ez zutela ukatzen eta

edo bai zeren pentsatu nahi dugu osakidetzak osasun sailak txostenak eskatu zituenean alegia hogeita hamazazpi neurri zuzentzaileen txostena egitea eskatu zuenean edo jiménez asensiori txostena eskatu zionean

zerbaitegatik zela nahiz eta

ondorioztatu daitekeen irregulartasunak jaurlaritzak ez dituela onartzen irregulartasunak egon direla egia da egia da gauza bat dela irregulartasunak eta beste bat legalitatea apurtzea

legalitatea apurtu den edo ez ikusteko dagoela oraindik epaitegietan eta bidea luzea dagoela momentuz hogei inputatu daude nahiz eta azken ebazpenarekin jada osasun sailak osasun saileko eta osakidetzako zuzendaritzak arduretatik salbuetsi dituen baina legalitatea apurtu dela defendatzen du fiskaltzak defendatzen du esk k defendatzen du labek defendatzen du elak errekurtsoak daude

baina legebiltzarraren zeregina ez da legalitatea apurtu den edo ez zehaztea baizik eta aktuazio irregularrak egon diren edo ez ikertzea eta horren ondoriozko ardura politikoak zehaztea horretan aritu ginen aurreko legegintzaldi osoan eta batez ere aurrera begira

berriro ez gertatzeko gertatu zena zeren ikusi genuen eta ikusi izan dugu

normalak ez zirela izan hala ere

legebiltzarraren eta gobernuaren lehentasuna izan beharko litzateke eta ardura izan beharko litzateke lan eskaintza publiko berriari begira

bermeak ematea berriro ez gertatzeko bi mila hamasei bi mila hamazazpi opeekin gertatu zena horretan

ginateke eta horretarako osakidetzan adostu egin beharko litzateke neurri zuzentzaile horiek adostu beharko lirateke langileen ordezkariekin sindikatuekin zeren bere momentuan horretan geratu ginen ez zen eredu bat zehaztu

baizik eta neurri zuzentzaile poltsa bat egin zen eta esan zen lan eskaintza eredu bakoitzeko neurriak adostuko dira eta

kontratazio politika berriaren inguruan zeren azpian oinarrian dagoena kontratazio politika zehatz bat da eta

interpelazioaren erantzunean esan zitzaigun bezala orain dela bi urte osasun sailak legebiltzarraren aurrean harturiko konpromisoak beteko direla gainera konpromiso horiek ez direla osasun sailarenak bakarrik edo osakidetzarenak baizik eta eragile desberdinekin adostuak izan direla

neurri zehatz horiek hartzeko konpromisorik ez hartzea hori guztiz kontraesankorra da eta gure galdera da

elkarlanaren kolaborazioaren ondorio baldin badira zer arazo dago guztiok bat etor gaitezkeen neurri horiek txertatzeko

edo titularren politika egin nahi da gizarteari ulertarazi edo gizarteak pentsa dezala titularren bidez zerbaitetan ari garela ezer ez egiteko

hauetako neurri batzuek ere eta neurriak ere badaudela neurri zuzentzaileen poltsan baina egia da ere ba neurri hauek ere orain arte indarrean egon direla eta ez dutela bermatu ez aukera berdintasuna

ez ezer egia da ere ehuneko ehunean neurri guztiek ez dutela bermerik eskainiko baina egia da ere jaurlaritzak ahalegin bat egin beharko lukeela neurri zuzentzaileak sindikatuekin adosteko guztiak bat datozen neurriak bermatzeko gauden abiapuntua kontuan hartuta kontutan hartuta

azterketa eredua prestatzeko ivaperi zeregina emateaz gain

inoiz ez da gertatu horrelakorik orain gertatu den bezala osakidetzan

bere momentuan ivapen inkorporazioa azterketen diseinura saldu zitzaigun berme bezala gardentasuna

eta orain zer gertatu da zer gertatu da egia da lan eskaintza publikoetan hartu daitezkeen neurri zuzentzaileen

ditzakegula horietatik neurri desberdinak indarrean sartu daitezke edo ez baina badira neurri batzuk eragile guztiak bat datozenak eta guztientzat

polita galdu izan dela orain arte oraingoan ere osakidetzako mahaian aukera polita galdu da sarbide eredu bat birdefinitzeko eta horrela kontratazio politika aldatzeko bideari ekiteko

menpeko kontratazio politika prekarizatuak osakidetzan urteetan eraiki den

jubilatzen edo prejubilatzen ari diren langileak ebentual jubilatzen ari dira eta kuestioa ez da inor susmopean jartzea

ez da konfidantza kontua kuestioa da gauzak ondo

egin behar direla osakidetzan lanean egiten duten langile guztiak berdintasunean tratatzea osakidetzan hoberenak profesional hoberenak geratzeko apustua

osakidetzan praktika iruzurtiak salatzen dituztenak baztertuak ez izatea eta ez behartuak egotea alde egitera osakidetzatik

atetxo bat irekita zegoela eta horrela esan zigun osasun sailburuak ere interpelazioan zehar ez negoziaziorako

zegoela baina ikusi da ezetz

ez dela horrela izan eta badirudi ba elektoralki koste bat ez izatea edo irakurketa egiteak elektoralki ez duela inolako

dagoela pasea ematen duela osakidetzan ere urteetan eraikitako praktika irregularrak mantentzeko eta hau oso tristea da oso tristea da gertatzen

mozioan sartzen genituen neurriak oso zehatzak oso xumeak ziren eta egingarriak egingarriak pena bat pena bat izan da ez hor bide bat ez egotea ba hori gauzatu ahal izateko

ahal dugurekin erdibideko proposamen bat adostu dugula eta erdibideko proposamen hori jarriko dela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

original besterik ez eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea

ope eskaintza publiko baten irregulartasunei buruz hitz egiten dugu batez ere irregulartasunak edo gertatutako irregulartasunak bi mila hamaseian eta bi mila hamazazpian gertatutako irregulartasunak

ez errepikatzeko gai honi buruz eztabaidatu genuen aurreko legealdian ekimenak aurkeztu genituen akordioak ere sinatu ziren eta

ikusi genituen neurri batzuk ere aprobatu edo hemen legebiltzarrean ikusi genituen eta gure intentzioa da berriro esan dudan bezala irregulartasun horiek edo gertatu zena ez errepikatzea como decía el objetivo

asko errepikatu nahi gabe rico jaunak esandakoaren inguruan kontzientzia handia baitaukagu gustatuko

hartutako konpromisoak eta saiatu direla hautaketa prozesuen eredu

eta bertan zehazten diren neurri gehienak bi mila hemezortzi eta bi mila hemeretzi epean

aplikatzen sailburuak azaldu zizun ubera andrea

bezala osakidetzako arduradunak urtebetez egon dira

oinarriak beraz borondatea negoziatzeko borondatea egon da saiatu dira adosten hainbat neurri sindikatuekin sailburuak berak ere gogorarazi zituen

frogak edo azterketak nola burutu beharko diren eta abar baina tamalez ezin izan da

eta sindikatuen erabakia izan da guk errespetatzen dugu baina argi daukagu ezinbestekoa dela bi mila hemezortzi bi mila hemeretzi epearentzako deialdia urtea bukatu aurretik egitea

atzeratu izan ere rico jaunak

ez dakigu zein izan den sindikatuen jarrera negoziaketa prozedura osoan zehar

baina guk ez dugu nahi osakidetzan lanposturi galtzerik eta gogoratu behar dugu erreposizio

hiru urteren buruan hautaketa prozesurik burutzen ez bada plaza horiek hornitzeko aukera galdu egingo dela behin betirako beraz ezinbestekoa da deialdia egitea osakidetzako langileen egonkortasuna eta plantillaren kontsolidazioan aurrera egiteko

hiru mila bostehun eta hogeita hamabost plaza eskainiko dira esate baterako horietako asko

lehen mailako arreta sendotzera bideratutakoak

beraz ezinbestekoa da plaza horiek lehenbailehen betetzeko aukerarik ez galtzea gainera ezagutuz

zein egoeratan gauden sailburuak ubera andrea ere bai azaldu

are gehiago azaldu zizun ivapek beste hainbat administraziorekin egiten duen bezala hautaketa prozesua

asistentzia teknikoa eskainiko du beste kontu bat da medikuntzako espezialitateetako azterketak egiteari

kategoria espezifikoetan halako espezialitate kualifikatuetan azterketak egiteko teknikoki gaitasunik

gehiago eskatu zizkionik osakidetzari edo denbora eta baldintza gehiago

zaionik baina guk argi daukaguna da ivapek parte hartuko duela

eta ezetz esan badio azterketak egiteari guk behintzat errespetatzen dugula

hitzartzean eta aurkeztu zenuten zuzenketari dagokionez ez dakit zergatik behin eta berriro

zuzenketan atzerapausoa dela hautaketa prozesuko epaimahaiek erabakitzea zeinek

atzerapausoa eskatzen duzue sindikatuekin negoziatu eta adostea frogak ivapek egin ditzan osakidetzako profesionalek parte hartzerik izan ez dezaten

omen da nik ez dakit benetan hausnarketarik egin duzuen

zuen planteamendu horretatik abiatuta osakidetzako langile guztiak dira susmagarriak

zuek esandakoaren arabera osakidetzako langile direnek ezin dute azterketarik egin

filtrazioa egingo dutenaren susmoa dagoelako osakidetzako langile izate hutsagatik benetan hori da zuen planteamendua hori da zuek osakidetzako langileen profesionaltasun eta zintzotasunari buruz duen iritzia

azaldu zuen baita legebiltzarrera etorri ziren adituek hemen aipatu dira jiménez asensio jauna arartekoa bera oviedoko unibertsitateko adituak ere gurekin izan genituen

deialdia egin ondoren hautaketa prozesuen ardura eta erantzukizuna da epaimahaiena

epaimahaikideek beraiek prestatuko dituzten azterketen edukiak edo nahiago duten kanpoko beste eragile aditu erakunde bati eskatzea

banan banan errepasatu ditu eta horien artean sailburuak berak

aipatu zituen epaimahaikideen kopurua murriztea epaimahaikideak zozketa bidez izendatzea zozketa bidez gainera espezialitate edo kategoria bakoitzeko profesionalen artean hiru urte besterik ez daramatenen artean

beharko dute epaimahaikideen eskubide eta betebeharrak ezagutu beharko dituzte

eta hor ivapek izango du eginkizun garrantzitsua ivapek parte hartuko du

beraz ez ditzagun gauzak nahastu ez ditzagun epaimahaikideak osakidetzako langile izateagatik

bilakatu ez dezagun gai honekin ere erabilera politikoa egiten jarraitu azken finean hori baita hemen gertatzen ari dena eta horregatik guztiagatik

babesa adierazi nahi diogu osasun sailari eta osakidetzako arduradunei uste dugulako ezin dela galdu

ondorioz laburbilduz babesten ditugu enplegu

osakidetzak hartu behar izan dituen erabakiak eta era berean eskatu nahi izan diogu aplikatu ditzala hautaketa prozesu berria dokumentuan jasotako neurriak hain zuzen ere datozen lan eskaintza publikoetan bermatuta egon daitezen berdintasun merezimendu eta gaitasun printzipioekin batera garrido andrea

gardentasun objektibotasun eta fidagarritasun printzipioak azken finean guk konfiantza osoa daukagu osasun saileko eta osakidetzako arduradunengan ez ezik osakidetzako langileengan ere bai eta ez dugu uste bidezkoa denik horiek guztiak susmopean jartzea hautaketa prozesuekin hasi ere egin aurretik

eskerrik asko orbegozo jauna erantzunen txandara pasatuz ubera andrea zurea da hitza

kontua lehenengo txandan ere esan dut hemen kuestioa da gauzak ondo egitea gauzak zuzentzea bestela egon diren dimisio guztiak cese guztiak ez dute balio ezertarako

bideratzea hori da jokoa hemen inork ez du auzitan jarri

azterketa eredu bat azterketa egiteko modu bat eta hemen inork ere auzitan ez du jarri

hemen gaia desbideratu nahi da eta esan nahi da hemen lanpostuak daudela kolokan eta lanpostu horiek kolokan daudelako justifikatu nahi da ope eredu bat ez aldatzea tristea benetan eta hemen opeak deitzearen aurka ez dago inor

zenbat aldiz lan egin dugun proposamenak egin ditugun lanpostuak ateratzeko egonkortasuna bideratzeko beraz hemen ez dago auzitan inola ere ez opearen deialdia hemen auzitan dagoena da ope eredu bat neurri zuzentzaileak bermeekin bideratzea zeren oso ondo esan duen bezala rico jaunak hemen baldintza batzuk

behar ditugu eskakizunak izan behar dira bai edo bai inpartzialtasuna bermatzeko aukera berdintasuna bermatzeko gardentasuna bermatzeko guztiz ados rico jauna eta horretarako trazabilitatea bermatu behar da ahalik eta objektiboena izatea eta kerman orbegozo jaunak mahaigaineratu digu osakidetzako mahai sektorialean sindikatuei

test erakoa ez izateko baina momentu honetan gauden abiapuntuan ahalik eta azterketarik objektiboena behar dugu subjektibotasuna baztertzeko konfiantza

bermerik handienak emateko trazabilitatea jartzeko beraz ematen den argudioak ez dauka ez bururik eta ez hankarik begira hemen aurrekaririk gabeko egoera batean dago

uda aurretik derrepente ivapeko zuzendariak ez dakigu dimisioa cesea zer gertatu zen kointziditzen du horrek deklarazioekin ivapekin ez dut kontatuko bere momentuan

iragarri zenean saldu zenean berme bezala gardentasunarena inpartzialtasunarena sindikatu guztiak aurrekaririk gabe

osakidetzako giza baliabideetako zuzendaria aldaketarekin ez dakigu zer gertatu den dimisioa eman duen cesatu duen aldaketa eman da

osakidetzari osasun sailari zer gertatzen

zer gertatu da osakidetza bakarrik geratzeko zeren gaurkoan ere ikusi duguna da hasierako kasillara bueltatu garela gogoan dut auziak eztanda egin zuenean

beraien ardura da hau da gobernua saiatu zen ardura guztiak kanporatzen bere arduretatik ihes egiten gero

ba bueno beste erremediorik ez zuen izan egoerari aurre egitea baino eta

egin ziren eta ikusi genuen gero dimisioak etorri ziren

saiatu zen baina orain berriro ere gatoz hasiera hasierako bi mila hemezortziko argudio berberarekin

utzi nahi da ardura guztia eta gobernuak ihes egin nahi dio bere ardurari dela azterketa eredua ope eredua aldatzea bermeak ematea eta berriro ere hasierako kasillara bueltatzen gara begira guk osakidetzako lan eskaintzaren auziarekin

sakontasunarekin aritu izan gara titularrak alboratuta

izan ginen hasieran hainbat neurri planteatu genituen neurri horiek saiatu ginen gobernuarekin

emandakoak eta berarekin hitz egindakoak saiatu ginen negoziatzen ere gure lehentasuna izan zelako alde batetik gertaturikoa argitzeaz gain

neurriak ezartzeko baina ez zen posible izan ponentzia bat ere proposatu genuen izugarri kostatu zitzaigun ponentzia ere aurrera ateratzea

jokatu izan genuen baina oraingoan eskatzen genuen oso gauza sinple bat oso gauza sinple bat eta erreala zela bere momentuan osasun sailak eta gobernuak esan bezala neurri zuzentzaile horiek sindikatuekin langileekin adostea ze hori izan zen gobernuaren konpromisoa

ez da beteko ez da beteko eta osakidetzak eta gobernuak hausnartu beharko luke zer zeren gizartera helarazten duen mezua oso larria da mezua da hemen zigorgabetasun eremu badago babestuta daude

hori da gobernuak helarazten duen mezua eta gainera gobernuak osasun sailak eta osakidetzak

eaeko ope guztiak zalantzan jartzen ditu eaeko ope guztiak zalantzan jartzen ditu filtratzen duen gobernuak badakielako gobernuaren babesa izango duela

ez du osakidetzako profesionalen izenak kolokan jartzen

eredua eredua eta neurriak eta horrek arduradunak ditu eskerrik asko ubera andrea elkarrekin podemos

intervención eskerrik asko hernández jauna garrido andrea euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkariak dauka hitza

andrea bueno ba susmoen inguruan eske nik ez dakit benetan aurreko hitza hartzean ere

aber benetan hausnartu duzuen zuzenketa aurkeztu zenutenean zer ari zineten planteatzen izan ere gaztelaniazko zuen bertsioan

esaten duzue bigarren puntua edo bigarren eskaria jaurlaritzari

ez dugu ulertzen benetan ez dugu partekatzen eske iruditzen zaigu gainera oso larria jarrera hori oso larria susmoak

hedatzen bidegabeki ari zarete hedatzen arazoak egon zirela aurreko opean

zenbat zenbait espezialitatetan zenbat hautaketa prozeduratan egon ziren arazoak hori gaur ez duzu aipatu adibidez inoiz ez duzue aipatzen bestalde neurriei buruz

interpelazioan ere sailburuak aipatu zituen horri buruz ez duzue hitz egiten

dena da ivapek azterketak ez omen dituelako egingo hori omen da arazoa nik medioetan

sindikatuetako ordezkari batzuek esan dute arazoa dela ivapek ez dituela azterketak egingo hori omen da arazoa por qué

ez dugu bat egiten zuek esandakoarekin guk ikusten duguna da jaurlaritzak osasun sailak osakidetzak benetako

sartzeko edo aplikatzeko ope honetan eta

ordezkari horiekin bale hori horrela da baina beste gauza bat da zuek hemen aipatzen dituzuen susmo filtrazioak eta abar e beraz

guk mantenduko dugu gure zuzenketa

eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu eh bilduk eta elkarrekin podemos ezker anitza taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka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

ez da onartu eta azkenik euskal sozialistak euzko abertzaleak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu

hemeretzi contra hamairu abstentzio beraz onartuta geratu da gai zerrendako laugarren puntua

ebazpena hartzea mozioa iñigo martínez zatón elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

gazteen emantzipazioa gauzatzeko alokairu politikak eraldatzeko asmoei buruz talde proposatzaileen txanda da martínez jauna

andrea legebiltzarkideok aurreko

hau gero aurkeztu genuen interpelazio horretan esan nuen bezala nire intentzioa momentu honetan eztabaida honetan ez da etxebizitza politikari errebisio orokor bat egitea ezta

datuak berriro ere mahaigaineratzea zeren

momentu askotan plan honetan eztabaidatu dezakegu

gure erkidegoan ez bakarrik hemen estatu mailan eta baita ere europa mailan baina hemen bereziki

alokairuaren merkatuaren tamaina alokairuen prezioa

alokairuak ordaintzen dira batez ere hiriburuetan eta herri handienetan eta ere bai badakigu azken hamarkadetan ze politika publikoak martxan jarri diren bai eusko jaurlaritzaren partetik eta baita ere beste administrazio batzuen partetik baina baina momentu honetan berriro esan dezakegu ez dela

da euskadin ez daukagun konpetentzia berri bat eta izango duen konpetentzia berri bat más competencias y más capacidad para intervenir en el mercado

gehiagotan proposatu dugu eskatu diogu baita ere eusko jaurlaritzari arriola sailburuari alokairuaren prezioaren inguruan interbentzio politiko zuzena

eta egiten da zenbait kasutan baina gure ustez merkatuaren interbentzio zuzena egin behar da gogoeta hori egitea eta

ez genuen lortu orain arte gaur arte edo aurreko astea arte erantzuna beti

eta etxeko lanak egin behar dira baita ere ganbera honetan eta eusko jaurlaritzak ere

estatu mailako lege bat da bai baina erkidegoen borondate politikoaren arabera aplikatuko da edo ez da aplikatuko eta gaur gaurko honetan eta gero hurrengo bueno hogeita bederatzian izango dugun etxebizitza planaren eztabaidan ere aukera izango dugu honetaz eztabaidatzeko

legebiltzar honetatik aterako dena da konpromiso politiko argi bat alokairuen

horrexegatik bueno aurrerapauso bat denez gu

ospatzen dugu seguraski are gehiago egin behar da seguraski hogeita bederatzian izango dugun etxebizitza planaren eztabaidan zertxobait gehiago aurrera egin dezakegu guztion artean gure partetik gaur inportatzen zitzaiguna mezu politiko eta mandatua izatea agindua izatea eusko jaurlaritzak etxeko lanak egiteko egia da ez dela gai erraza martxan jartzeko horrexegatik hainbeste tentsio uneak egon dira baita ere estatu mailan lege

honen inguruan baina errealitate bat da eta inportatzen zaiguna

etxebizitzaren merkatuan interbenitzeko alokairuak mugatzeko eta erregulatzeko eta hori hori guretzat mezu berri on bat konpetentzia berri bat subirautza gehiago euskadirako etxebizitza politikak martxan jartzeko etxebizitza politikak egiteko eta horrela geratuko da txertatuta gaur

eskerrik asko martínez jauna saez de egilaz

egun on legebiltzarburua mila esker legebiltzarkideok gaurkoan baieztapen batekin

eta alokairu merkatu pribatuaren prezio abusiboek ez dute batere laguntzen instituzio publiko ororen helburua emantzipazio adina jaistea izan behar da

hitzak hitzen truke baina ez da kasualitatea alde bateko zein besteko politikari arduradun politiko eta abarren ahotan

esaten dena hitz hutsetan gera daiteke egoera eraldatu iraultzeko gaitasunik ez dutelako bere horretan hitzek kontrara baieztapen hau aurrera begira baliatu daiteke gazteon errealitate gordinak erakutsi du azken urte eta hilabeteetan gure emantzipatzeko arazoak etxebizitza sarbiderako ezintasunak

politika publikoak berdiseinatzea ezinbestekoa dela

agenda politikoa osatzen dugu eraldaketarako agendan hitzorduak markatzea dagokigu orain sostengatu ezin diren egoerak bizigarriak

eta gaurkoan gazteon emantzipazioa bermatzeko eta etxebizitzarako eskubidea gauzatu ahal izateko ezinbestekoa den neurri baten beharra ekarri nahi izan dugu hona alokairu merkatu pribatu ezegonkor eta eskandalagarriaren aurrean ezinbestean alokairuei muga jarri behar zaie legez horregatik galdera argia da prest al dago eusko legebiltzarra araba bizkaia eta gipuzkoako maizterron eskubideak bermatu

alokairu merkatu pribatuan ematen diren prezio abusiboak behingoz mugatzeko eta gelditzeko argi dugu

alokairu prezio altuez hitz egitea ere badela batetik alokairua delako araba bizkaia eta gipuzkoako gazteon gehiengoak emantzipatzeko erabili ohi dugun formula nagusiena hamarretik sei gazte bizi dira

beraz alokairu politikak emantzipazio politikekin zuzeneko lotura dute bestetik alokairu merkatu publikoaren eskaintzak gazte guztion beharrak asetzea ezinezkoa delako hirugarrenik bi mila hogeian araba bizkaia eta gipuzkoan hogeita hamar urtetik behera emantzipatuta zeudenak ehuneko

alokairu prezio altuek eta gaitasun ekonomiko eskasak ez dute emantzipatzen uzten es decir tenemos un problema inmenso

igoera ehuneko hogeikoa zan da baina gipuzkoan adibidez ehuneko hogeita hamarera iritsi da igoera hori alokairu pribatuaren bataz besteko prezioa mila berrogeita bederatzi eurokoa da mila berrogeita bederatzi gurea estatuko hirugarren autonomia erkidego garestiena da etxebizitza kontuetan prezio hauekin alokatzea oso oso zaila da baina gainera adibidez araba bizkaia eta gipuzkoako gazteek bataz besteko soldata

urtean zehar horrek hamalau pagatan mila euro esan nahi du

beraz ez dauzkagu blindatuak araba bizkaia eta gipuzkoan errentamenduaren prezioaren hazkundea titular askoren gaia izan da gainera eta hemen ere

zeharkatzen ditu errentamenduaren prezioak igoera honen ondorioak ordea ez dira partikularrak kolektiboak dira eta ez dira soilik gazteenak jendarte osoarenak dira

eta non bizi nahiko zenukeen determinatzen du alokairuaren prezioak norekin bizi zaren eta norekin bizi nahiko zenukeen determinatzen du gure hiri eta auzoen antolaketa determinatzen du alokairuen prezioak horren arabera hiriaren erdigunea eta kanpoko aldea bereizi egiten dira

pobrea aberats dikotomia horrekin jarraituz eta panorama hau izanda bi aukera dauzkagu gaurkoan zain geratu eta etorriko denaren esperoan partxeak jarri edota irauli eta pertsonak erdigunean jartzeko anbizioa izango duten politikak adostu premiaz eragiteaz

horretara dator gure ekimena eta horretara etorri da ere eremu honetan legebiltzar honetan egin dugun lanketa hasteko bi mila hamabosteko etxebizitza legea onartuz eta jarraitzeko urte honetan bertan aurkeztu genuen etxebizitza errendimenduari prezioak mugatzeko legea

eztabaidatuz eta orain momentu ezegonkor honetan aukera bikaina da hemen ditugun tresnei heldu eta alokairuak mugatzeko lege ausarta sortu eta aplikatzea zain egon gabe madrilen zain egon gabe eta arrazoi nahikoak ditugu gure ustez momentua berezia delako

espainiar estatutik etorriko den etxebizitza legea aukera bat izan daiteke eta aukera hori mahai gainean dago baina orain arte ezagutu duguna kontuan izanda eaeko errealitatera egokitzea ezinezkoa da lege hau ez da nahikoa hemengo errealitatearentzat

espainiako legeak baina horien etxebizitza alokairu kopurua adibidez hemen ehuneko hamarekoa da hau da datuetara ekarrita hamar etxe baino gehiago dituzten jabeak araba bizkaia eta gipuzkoan soilik hogeita hamalau dira eta guztira

ondo dago horiek mugatzea baina ezin gara honekin konformatu hemen alokairuan

eta maizterren gehiengo handiari bizkarra emango zaie soilik horiek mugatzen badira jabe handienak soilik mugatzen badira maizterren gehiengoak etxebizitzen prezioen igoeraren esklabo izaten jarraituko dute eta berriz

alokairuan dauden etxebizitzen prezio altuek

gaindituko dute hemen baditugu tresnak eta badaude bideak eta aukerak eta hori ikusi dugu eta badakigu eta frogatu dugu guk ekarri genuen

lege bat aipatu dudan lege hori eta gaur gaurkoz ere baliatu daiteke lege hau tresna horiek baliatu eta gure jendartean zabaltzen ari den kezka handienetariko bati

kalean entzuten da alokairu merkatua astakeria bat dela ezin dela horrela jarraitu itotzen gaituen alokairu pribatua legez eta bermeekin erregulatzeko aukera dugu

ziurtasunak eskaini ditzakegu hemen bizi garenontzat

egon gabe bide orria markatuta dago eta bidea ekitea besterik ez da falta alokairuak mugatzea etxebizitza politika eraginkorrak egitea da baina gazteria politika baliagarriak egiteko aukera ere ematen digu

hau da hain justu politika integralak diogunean hau da hain justu merkatu pribatuaren hazkundeak herritarrak desjabetzeko besterik ez du balio igo eta igo jarraitzen baldin badu ezin da ulertu alokairua ordaintzeko adibidez eusko jaurlaritzak dirua jartzea gaztelagun bezalako programekin

uko egitea bizkarra ematea uneoro alokairuen hazkunde amaigabeak alokairuen kontrolik ezak gazte herritar familia asko eta asko itotzen ditu gaur muga jartzea erabakitzeak bihar jendea hobeto bizitzea ekarriko du ziurtasunak

etorkizuna irudikatzea hainbeste kostatzen den momentu politiko eta historiko hauetan

egon da alokairuan eta ziurgabetasunean bizi diren maizter guztien ziurgabetasun hori areagotzen jarraitzea besterik ez dugu egingo hemen dauzkagun tresna propioak baliatu beharrean

gure herriak beste behin ikusiko du madrilen erabakiko direla hemen erabaki daitezkeen kontuak hemen badaukagulako gaitasuna badakigu

ez bada egiten ez delako nahi baina aukerak izan baditugu eskerrik asko

andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak pérez andrea zurea da hitza

eskerrik asko pérez andrea euzko abertzaleak berasaluze andrea zurea da hitza

egun on gaurkoan bi mozio batera eztabaidatzen ditugu urriaren hogeita bederatzian arriola sailburuari egindako

aurkeztutakoak eta interpelazioak esango nuke

zitzaidan euskal herria bildurena gazteen emantzipazioaren inguruan eta martínez zatón jaunak egin ziona alokairuen

asko antzeman dira bata eta bestea alokairuen prezioei muga jartzeko zehaztasunean aurkeztu zenutelako zuek ere eta horregatik uste dut izan dela gaurkoan batera eztabaidatzea ere ez bueno dena den etxebizitzaren inguruan berriro eztabaida hainbat aldiz

gaietan ez gazteen emantzipazioa alokairuen eskasia prezioen garestitasuna horri kontrola jarri beharra eta

hemen aspalditik ari gara etxebizitza politikak garatzen askotan hitz egin dugu legebiltzarrean adostasun zabaletara iritsi izan gara eta gazteen emantzipazioaz hitz egiterakoan ere ba maiatzean izan genuen azkeneko

nola hobetu akordioa lortu genuen gobernua sostengatzen dugun taldeok elkarrekin podemosekin eta hortik gaztelagun programa honek ba hobekuntzak eskatzen ziren hainbat neurri abian jarri direlako eta

dutenek ere esan dute pérez andreak programa estruktural

aurrera baina ez da hori bakarrik gobernuak egiten duena eta etxebizitza sailak konkretuki egiten duena gazteei etxebizitza bat ahalbidetzeko

bizitokiak edo baita ere iragarri zituen sailburuak promozio publikoetako alokairuzko promozioetan kupoak gordeko direla gazteei

zailtasunak daudela emantzipaziorako ez bakarrik etxebizitzaren arazoagatik baina baita etxebizitza arazoagatik ere oso garesti dagoelako

horretarako da merkatu pribatuan pixka bat laguntza izateko

aurre egin ahal izateko baina emantzipaziorako aurretik esan den bezala politika publiko guztien arteko koordinazio bat behar da eta horregatik sartu dugu gure erdibidekoan gazteriaren

legebiltzar honetan onartzen denean abian jarriko direlako politika

gazteen emantzipazioa ere erraztuko dutenak hezkuntzatik hasi lan eta enplegu politikak egitetik etxebizitza edo baita familia politikak beste mozioa alokairuen prezioei mugak

espainiako legeak eskumen gehiago ekarriko dizkigula dio martínez zatón jaunak bai interpelazioan eta bai berriro ere

zurekin horretan nik uste dut eskumen osoa duen erkidego bati eskumen gehiago

ez dizkiola ekarriko guk eskumen osoa daukagulako etxebizitza politikak garatzeko egia da alokairuari

legedia aldaketak behar ditugula espainian baina hainbat aldiz aipatu duzuen etxebizitza lege horren aurreproiektuak bere

muga horiek jarri ahal izateko beharrezkoa dela hiri arrendamenduen legearen aldaketa

nik eta honetan bat egiten dut euskal herria bilduren bozeramailearekin eta horrela utzi dugu gainera gure erdibidekoan esaten dugunean merkatuan prezioak mugatzearena legediak horrela ahalbidetzen

espainiako etxebizitza legea ados nago guk hemen gure eskumenekin eta gure legebiltzarrean onartu beharko genukeela baita ere lege bat hori ahalbidetuko lukeena behin espainian hori oztopatzen duten lege zibil horiek errazten hori da behintzat gure proposamena eta horrela uste dut baita ere luzatu zaizuela gobernuaren eskutik aurrekontuen negoziaketan

beraz ados nago esan duzunarekin martínez zatón jauna gaurkoan aurrerapauso bat ematen dugula benetan adostasun batera iritsi garelako

alokairuen prezioei muga bat jarri behar zaiela esaten dugunean ados gaude eta gainera gure erdibidekoan jasotzen ditugu hainbat tresna hori posible egitea ahalbidetuko dutenak ez administrazioen artean

informazio hori partekatzea jakiteko benetan zein den egoera merkatuaren egoera

antzemateko eta neurriak bertan jarri ahal izateko agian bideak ez ditugu guztiz partekatzen nik behintzat

diogu adi egongo gara bere tramitazioan ez daitezen guk hemen ditugun eskumen oso horiek ez urratuta ez murriztu eta behintzat gure hautua bai izango litzateke guk hemen

daukagun etxebizitza lege horren bidez espainiako araudi zibila

ahalbidetzen gaituenean guk ere izatea gure tresna propioa alokairuen prezio horiei muga jarri ahal izateko ze gainera espainiako

grandes tenedores edo aipatzen dira pertsona juridikoak etxebizitza parke handiak dauzkatenak eta horiei eragingo die behintzat horrela dago aurreikusita alokairuaren prezioari muga jartzea gure merkatua zein den ere kontuan izan behar dugu eta guk hemen zer motatako

beraien etxebizitzak alokairuan dauzkatenak eta agian neurri horrek ez luke izango zuek behintzat espero duzuen emaitza hori eta gainera tentuz martxan jartzeko neurri bat ere badela uste dugu ze hainbat tokitan alokairuari mugak

jaso delako erantzun bezala lehen eskaintza gutxi baldin badago eskaintza gehiago gutxitu egin delako beraz gu prest gaude bide hori

erdibidekoa ere espainiako legeari erreferentzia zuzena egin gabe eta beti esaten bai neurri hau bai legediak horrela ahalbidetzen duenean eskerrik asko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

larrea andrea erantzunen txandara pasatuz martínez zatón jauna zurea da hitza

de movilizar las viviendas vacías por nuestra parte pues bienvenido gero eztabaidatu da asko hemengo lege bat edo hemengo lege bat

ez den izango edo bai vamos a ver momentu honetan eh bilduk aurkeztu zuen

hemen euskadin gauzak egiteko bai pnvk eta psoek iniziatiba edo ekimen horien kontra beti egin dute

orain estatuan aprobatzen bada eta hemen konpetentzia berri bat ze bai etxebizitzaren konpetentzia badaukagu baina merkatuan interbenitzeko konpetentzia ez eta

ahalbidetuko du etxebizitzaren arloan neurri batzuen bitartez merkatuaren interbentzio oso konkretu bat eta gainera

berme asko izango duen interbentzio bat eta hori bai da eskumen berri bat ze etxebizitza politika guztiak bai hemen egin daitezke baina merkatuan interbentzioa ez

que se dé eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

eskerrik asko legebiltzarburua egun on berriz ere lehenik eta behin

badagoelako erdibideko honetan puntu bat erreferentzia egiten diona

egia da ere erreferentzia egin diezaiokegula gazteria legeari etorriko delako eta errealitate bat delako baina iruditzen zaigu oraindik gauza asko daudela eztabaidatzeko eta gauza gehiegi daudela

gure artean hitz egin eta adosteko eta horregatik erreferentzia egitea ondo dagoela baina agian oraindik falta zaigula konkretatzea zeren arabera nahi dugun

erabiliko dugun tresna edo programa nagusiena edo izarra ez delako eraginkorra bere horretan eta zuzeneko lotura du adibidez gaur ere hitz egiten ari garen gai honekin zuzeneko lotura duelako merkatu pribatuan alokairuak dituen prezioa altuek ez dutelako aukerarik ematen gaztelagun bezalako programa batean parte hartzeko gazte askorentzat horregatik uste dut dena lotuta dagoela eta hitz egiten dugunean gazteria politika integralez ere gaur mahai gainean ekarri dugun

neurri honen inguruan ere hitz egin behar dela beste alde batetik eta uste dut

horren inguruko eztabaida eman izana legebiltzar honetan noren zain egongo garen zer egingo dugun lehenago eta zer geroago eta gustuz entzun ditut berasaluze legebiltzarkidearen hitzak eta uste dut egokiak direla

guk argi daukaguna da espainiatik etorriko den etxebizitza legea eta guretzat hori da garrantzitsuena

bat ez da guztiz baliagarria araba bizkaia eta gipuzkoan dauzkagun arazoei aurre egiteko etxebizitza arloari dagokionean eta beste alde batetik ez dakigu ezta noiz

honetara iritsiko den tramitera pasatuta ere iritsiko den horren aplikazioa orduan

hemen aukerak baldin badauzkagu tresnak baldin badauzkagu eta bestelako lege baten aldeko dekantazio hori mahai gainean egon baldin badaiteke guretzat ezinbestekoa da gaur arazo diren horiei erantzunak ematen hastea gaur eta ez

exijituko dituen errealitate baten zain egotea eta uste dugu

baina aukera horien zain egon gabe hemen badauzkagu aukerak ere demostratu genuen orain dela hilabete batzuk aurkeztu genuen lege horretan

eskumen osoa baldin badu erkidego honek eta gainera bestelako teknika batzuk erabilita alokairuak mugatzeko alokairu pribatua mugatzeko aukerak izango baldin baditugu

hitz egiten den honetan eta batez ere kamara honetan uste dut aipatzekoa dela ere autogobernua ez dela hitz bat autogobernua ez da magia ez da estatutu estanko baten arabera gertatzen den zerbait autogobernua bada herri eta herritarrak bere burua beraiek erabakitako eran autogobernatzeko duten gaitasun territoriala gaitasun politikoa gaitasun instituzionala orduan

hitz egin beharko dugu eta ikusita gaur gaurkoz aukerak dauzkagula autogobernatzen jarraitzeko zergatik egongo gara

baldin eta hemen alokairuak gora eta gora baldin badoaz prezio horiei aurre egitea ezinezkoa baldin bada herritarrentzat euskal herritarrentzat zergatik ez jarri mugak hemendik

zergatik itxaron madrilen disputa batean egon daitekeen lege baten inguruan hitz egitera

bidean izan ditzakegula nolabaiteko adostasunak edo behintzat puntu komunak

eztabaidagarria izan zena alderdi politiko batzuentzat hemen dauden talde parlamentario batzuentzat beste formula batzuk aurkitu daitezke beste formula batzuei eman diezaiekegu bide eta uste dut horretan dagoela gakoa

arabera autogobernatzeko gaitasun horri heltzea hori bai da guk hemen daukagun autogobernua goraipatzeko modurik hoberena eta esanguratsuena eskerrik asko

gaur lortu dugun akordioa uste dut bide bat irekitzen dugula alokairuaren prezioak

edo hor behintzat neurtzeko nire hitzak

pozten naiz uste dut guk hasieran uzten genuena baino adostasun handiagoan gaudela ze esan dizut

zuhurtziaz begiratuko dio etxebizitza lege horri gure eskumenak

ez gaitezen galtzen atera etxebizitza lege horren tramitazioan eta gainera nik uste dut garrantzitsua dela irakurtzea

agian espainiako legedi zibila aldatuta ez daukagula madrileko etxebizitza lege horren beharrik gure alokairu merkatua neurtzeko gutxienez eta ados nator zurekin guk ere autogobernua

indartu egin behar dugula hazi egin behar dugula guk autogobernua ez dela hitz polit bat ez ez ez gure nortasunaren garapena datorrelako eta ados nago zurekin guk ere ahalmena daukagula gure legeak egiteko eta hori egin beharko genukeela legebiltzar honetan baita ere etxebizitza politiketan haratago joan ahal izateko eta horregatik gure erdibidekoan ez dugu aipatu ere egin madrileko etxebizitza legea esan dugu legediak ahalbidetzen duenean eta horregatik nik behintzat konbentzituta nago guk hemen

egin dezakegula hori eta horrela gainera zuei eskaini zaizue gobernuaren aldetik baita ere aurrekontuen negoziaketan prest dagoela gobernua etxebizitza alokatzeko prezioak mugatzeko lege propio bat

eskerrik asko berasaluze andrea mistoak

eskerrik asko eskerrik asko martínez andrea euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria larrea andrea zurea da hitza

eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu elkarrekin podemos ezker anitzak euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

pentsatzen dut arazorik ez dela egongo ez bale

esan bezala elkarrekin podemos ezker anitzak euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibidekoaren batgarrena puntua bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka berrogeita hamabi boto alde hogei abstentzio

gai zerrendako bosgarren puntua legez besteko proposamen hauek batera eztabaidatu eta behin betiko ebazpena hartzea elkarrekin podemos ezker anitza talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena mila bederatziehun eta berrogeita sei eta mila bederatziehun eta laurogeita hemezortziko hipoteka legearen aldaketen babesean inskribaturiko immatrikulazio bidegabeak erreklamatzeko prozedurari buruz eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena eliza katolikoak araba bizkaia eta gipuzkoan

ondasunak berreskuratzearen inguruan talde proposatzailearen txanda da elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria den gorrotxategi andrea zurea da hitza

immatrikulazio bidegabeak erreklamatzeko prozesuari buruzko proposamen bat ekarri dugu kontua hemen lehenengo lehenengo esan beharko

lehenengo lehenengo aldiz ondasun bat inskribatzea jabetza erregistroan pertsona batek

jabea dela uste baldin badu dokumentu bat eraman behar du zeinean egiaztatu egiten den benetan jabea dela eta notarioak egiten du hori

eta hortik aurrera jabetza hori inskribatuta gelditzen da jabetza erregistroan zergatik hitz egiten dugu eta hona ekartzen dugu ekimen honen bitartez

eta konstituzio honetan estatu akonfesionala dela esaten da eta esaten du baita ere

lege ba derogatuak gelditzen direla printzipioz

konstituzioaren kontrakoa zen beraz aurrera jarraitzerik ez zeukan baina legea ez zen aldatu eta aplikatzen jarraitu zen

urtera arte zeinean lege hipotekarioa aldatu egin zen eta hau posibilitate hau

ordurako mila bederatziehun eta laurogeita hemezortzitik bi mila hamabosteko tarte honetan espainiako gobernuak bidali duen

listado baten zerrenda batean oinarritzen baldin bagara hogeita hamabost

eskerrik asko gorrotxategi andrea eh bildu taldearen ordezkaria estarrona jauna zurea da hitza ekimena aurkezteko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea eta eguerdi on guztioi egia esan gorrotxategi andreak egin du pixka bat

eta beraz ez dut horretan sakonduko gaurkoan izan ditugu eztabaida ezberdinak ere

ala gehiago baina hemen zaudetenok gutxienez jakingo duzue zertaz ari lehenik eta behin eskerrak eman nahiko nizkioke berreskuratuz plataformako kideei aste honetan bertan iragarri dute haien osaera egia da gure herrian badagoela beste plataforma bat nafarroan ja urte asko

eta euskal autonomia erkidegoan anomalia hori genuen ez zegoen plataformarik plataforma herritarrik eta aste honetan bertan euren aurkezpena egin zuten eta beraz bide oparoa opa diegu eh bilduk lehendabiziko aldiz gaia legebiltzarrera ekarri zuenetik

kideari ordutik hona aurrerapen nabarmenak egon dira

gaiaren inguruan hasteko eta behin hasteko eta behin orduan urtean adostutakoaren ondorioz mila bederatziehun eta hirurogeita hamaseitik gaur egun erregistroetan dauden ondasunak gaur dugun zerrenda

horretatik daukagu akordio horren ondorioz daukagu eaen dekanatu ezberdinetan eta elizaren izenean bidegabeki

ondare horiek eta nolabait orduan hasi ginen egiten nafarroan lehen esan bezala duela hamabost urte hasitako bidea egiten hasi ginen orduan orduan aurreko legealdian

urtean beste aurrerapen bat lortu genuen aurrerapen

bitartez legez besteko proposamen baten bitartez

ez naiz gehiegi luzatuko horiek planteatzen zeren eta gaur ekartzen genuen ekimenean ere horietako batzuk jaso ditugu ez

beteak daudenak baina bai bete gabe gelditzen ziren horiek eta

onartuak izan zirenak zentratzea baino orduan

aurrerapena ere egon zela bi mila hemeretzian eta adostasun oso zabal batez legebiltzar honetan beste aurrerapen

eta urte honen hasieran beste aurrerapen bat egin zen besteak beste ere legebiltzar honetatik egindako eskaera baten ondorioz eta hau izan zen

eta eliza katolikoaren immatrikulazioak argitaratu ziren estatu osoan

urtetik aurrera aznarren gobernuak kultu lekuak inskribatzeko baimena eman zien urteei bide batez bide batez eta gorrotxategi andreak hori ere ekarri du gaur hona

egitera eta aznarrek egin zuen baina franco horretarako ere

hori egin zuen eta guztira mila bederatziehun eta berrogeita seitik hona estatu osoan elizak immatrikulatutako ondasunak hirurogeita hamar mila gehiago izan dira erromatar zuzenbidetik tenpluak ondasun publikotzat hartu ziren frantzian edo portugalen bezala eta gaur egun horrela daude merkataritzatik kanpo zeuden eta ezin ziren pribatizatu eta hori horrela dela baieztatzeko hemen euskal herrian gure herrian

faktura denak haien izenean daudela eta haiek ordainduta direla

ez dira tenpluak baizik eta udaletxeak dira baratzeak dira herri lurrak orubeak eskolak ere badaude hilerriak ere eta plazak

gabe diktadore batek diktadore batek fede emaile publiko bihurtuak herrien ondareaz geratzeko eskandalo monumentala

eta aitortza bat egin ere hemendik gaurkoan jose mari espartzari gai honen inguruan

nuen bezala bi mila hamabostetik hona egon diren aurrerapenen artean

hori ekarri genuenetik esan dudan bezala aste honetan bertan plataforma bat sortu da eta uste dugu honek ere bere ekarpena egingo diola gai honi

dagoen gauza bat da benetan gizartea

zertaz ari garen ez dela lanik egin horretarako ere informazio lan bat pedagogia lan bat eta uste dugu ere hori administrazio publikoei eta

esaten dut uste dut hori ere administrazio publikoei eta instituzioei dagokiela uste dut gaur arte aurrerapenak izan diren guzti horiek gaur atzerapauso bat atzerapauso bat egongo dela

gobernua sostengatzen duzuen alderdi politikoen partetik zeren guk gaur

proposamenean jasotzen ziren aurrekoetan jada onartu dituzuen proposamen batzuk eta txapa handirik ez ematearren

errebisioa ere egin dute espainiako gobernuari eskatutakoa bueno zerrenda horren publikazioa nolabait egin dute

honen tamaina eta hori zuek zuen proposamenean jaso duzue eta guk zuek jasotakoa ere babesten dugu baina nolabait egin duzuena da beste batzuei erantzukizuna eskatu eta zuek orain arte

desagerrarazi egin dituzue akordio horretatik eta saiatu gara azken momentuan izan bada ere

gaiak dimentsio bat hartzen duen hori egia da esan dudan bezala ez dagoelako gaur egun gizartearen eta udalen aldetik ez dagoelako horrelako eskaera

bakarrik daude kasu isolatu batzuk eta orduan horregatik eskatzen genion eusko legebiltzarrari lidergoa hartzeko

eudelekin legelari eta historialariekin batera

nafarroan dagoen bezala publikazio bat dagoela ondare guzti honen publikazio detailatua dagoen bezala guk hemen ere behar dugu eta norbaitek egin behar duela hori

gero ikusiko dugu zertarako erabili ea ekimen judizialik hasi behar duen edo hasi behar duten udaletxeek edo

baina gutxienez jakitea zer dugun zernolako dimentsioa eta udal bakoitzak jakin dezan zertaz ari garen

beste bigarren puntu bat eta hau eztabaidagarriagoa izan zitekeen eskatzen genion ere jaurlaritzari eman diezaiela foru aldundiekin batera batez ere eaeko tokiko erakundeei

eta historikoa eta aktiboki babestu ditzala elizak behar bezala behar

laguntza prozedura judiziala hasi behar izanez gero eta hau eztabaidagarriagoa dela

honek erakutsiko luke ere jaurlaritzaren aldetik jarrera proaktibo bat

aurrerapausoak izan direla eta gaur zoritxarrez antzeman daiteke gobernua sostengatzen duten alderdien aldetik atzerapauso bat eta espero dugu zeozer koiuntural ez izatea eta

epe labur batean eskerrik asko estarrona jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeetara pasatuz euskal sozialistak

vía posible gracias eskerrik asko gallástegui andrea euzko abertzaleak atutxa jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburuak legebiltzarkideok egun on legebiltzarkide jaun andreak nik ez dut egingo

izan duen bilakaeraren laburpena hainbestetan errepikatua aurreztuko dotsuet beraz

egoeran zentratu lehenik eta behin baliteke inolako eskubiderik gabeko ondasun bat immatrikulatu izana baina

horretarako eskubiderik gabe izan diren laburbilduz euskal herria bildutik eta elkarrekin podemos ezker batuatik bide bi planteatzen dozuez ustedes

jarraituz gero askoz gehiago finkatu beharko litzateke zalantzarik gabe

ezin da orokorra izan askoz gehiago findu behar da atal hori eta atal horri

udalek ez dotsie elkarlanerako edo laguntzarako eskaera handirik egiten jaurlaritzari edo

ondasunak identifikatuta dagoz seiehun eta hamalau

baina dena den eragindako administrazioa da baldin badago mugitu behar dena eusko jaurlaritzak ofizioz edo foru aldundiek beren kabuz ezin dabe hirugarrenen

pues mucho mejor badakigu gobernu zentralak egindako zerrendarekin batera doan txostenak horri buruz badakigu baina argi dago denak guztiok ez gatozela bat txosten horretan esaten

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko atutxa jauna euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria gordillo jauna zurea da hitza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

gorrotxategi andrea eh bildu taldearen ordezkaria estarrona jauna zurea da hitza

eskerrik asko estarrona jauna euskal sozialistak gallástegui andrea zurea da hitza

gallástegui andrea euzko abertzaleak atutxa jauna zurea da hitza

a día de hoy eta guk uste dugu pragmatikoak izan behar dugula jaurlaritzaren laguntza eskaintzen

ez deutsu eskatzen azken urte honetan hau da gertatzen ari dena zerrendak

baina zertarako gorderik edukitzeko kaxoi baten barruan orain arte hori da gertatzen ari dena eskerrik asko

euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria gordillo jauna zurea da hitza

amaitu denez bozketara jarriko dugu elkarrekin podemos ezker anitza taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko

jarraian eh bildu taldearen legez besteko proposamena bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu azkenik euskal sozialistak eta euzko abertzaleak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamar eman dugu bozka berrogei boto alde zazpi contra hogeita lau abstentzio beraz onartuta geratu da